egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

jarlekuetan gai zerrendako lehenengo puntua

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina euskararen eta kulturaren erabilera sustatzeari buruz

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok guztiok agur

guztion ardura da kultura suspertzea sortzaileen bidelagun izatea denoi dagokigu

bide horretan sorkuntzaren esparrua sendotzeaz gain haren irisgarritasuna indartzeaz gain kultur jardunaren eremua zabaldu egin nahi dugu

legebiltzarrean egin zenuen lehenengo agerraldietako batean esan zenituen hitz batzuk

erabilerari aukera berriak eskaintzea eta hizkuntzen arteko elkarbizitza erraztea zure helburuetako bat zela baita behin lazkao txikiri galdetu omen zioten zer egin daiteke euskeragatik eta hark erantzun omen zuen zer egingo dut ba hitz egin eta hori hala da

sailburu izendatu berritan komunikabide batek ere galdera bera egin zizun zer egingo du bingenek euskararen alde eta zure erantzuna izan zen

eta ikasten ari den jendearekin jarrera ireki eta malgu bat eduki konfiantza

guztiok ezagutu ditugu zure beste asmo batzuk besteak beste udal legeak zabaltzen duen esparrua aipatu izan duzu bultzada eman behar zaiola euskerari beste esparru batzuetan osasunean

esan duzu nahiz eta oso esparru euskaldunetan bizi gero eta gehiago gaudela munduarekin konektatuta eta inportantea dela lotura horietan ere euskera presentzia izatea esan izan duzu

kulturaren inguruan badagoela halako ikusezintasun bat

badagoela gure herrian bere burua elite kulturaltzat daukan giza mugimendu bat euskerarekin eta euskeraz sortutako kulturarekin

mundu hori bizkar emanda bizi dena eta inolako problemarik gainera eta gero euskaldunok gaudela

horretan aipatu izan duzu mundu digitala gauzak egiteko modu berriekin esan duzu hor aldaketa kultural bat dagoela bai sorkuntzan kontsumoan eta zabalkundean

bizirik iraun nahi duen herri batentzat zein funtsezkoa den kultura

kultura dugu hein handi batean kultura eta euskera horiek gauzatzerakoan zer egitasmo daukazun buruan

kultura eta hizkuntza politikako sailak euskeraren eta kulturaren erabilera sustatzeko

presidente andrea legebiltzarkideok gobernukideok egun on guztioi

kulturaren arloan eta hizkuntzarenean herri politikek behar duten norabidea bi berba hauek erabiliko nituzke erabilera eta agerikotasuna

gizon emakumeak buruan eta bihotzean daukagu eta datozen urteetan lortu behar dugu buru eta bihotzetatik

gero eta gehiago gara gureganatu dugun euskaldunak

euskal hizkuntza uler dezakegunak jarri dezagun beraz erabileraren alde

haize hau erabilera sustatzeko lehentasun osoa eman behar diogu hitz egin eta ulertzeko

lehentasun hau arlo eta eremu guztietara zabaldu behar dugu gainera beharrezkoa dugu hezkuntzan beharrezkoa dugu helduen euskalduntze eta alfabetatzean hau eta gazteen eskolaz kanpoko kirol aldi eta aisialdian herritarrekin harreman zuzena duten zerbitzu publikoetan

un nuevo impulso al uso del euskera erakunde publikoekin batera gure gizartetik sortutako talde elkarte eta ekimen euskaltzaleekin lankidetza behar dugu zentzu honetan ekimen berezi bat bultzatuko du hizkuntza politika sailordetzak topagune elkartearekin

eskuartean ditugun ekimenak hizkuntzaren eta kulturaren erabilera eta agerikotasuna sustatzeko eginkizun honek auzolana eskatzen du

baina gure ekimena ez da nahikoa izango beste herri erakundeekiko koordinazioaz gainera gizartearen ordezkariekin batera lan egiten ez badugu beraz erabilera
eta agerikotasuna auzolanean eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako bigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak

sarreragunean herritarren hizkuntza eskubideak urratzeari buruz ubera andrea

gomendioa jaun andreok non dago txantxangorria jaurlaritzan ez legebiltzarrean ez

txantxangorriak ere ihes egin du jaurlaritzatik edo penaz

txoritxo maitagarria izugarrizko pisu sinbolikoa duen etxe honetako sarrera bertatik herritarron eskubideak urratuak dira ertzaintza kudeatzen duen etxe honetako sarrera arrotza da euskaldunontzat

ez hitz horiekin baina horrela adierazten zaigu beltrán de heredia hala izan zen etxe hau ezagutzera hurbildu ziren lekeitioko institutuko irakasle eta ikasleentzat ez da lehen aldia galdetzen dugula sarrerako

horrengatik bi mila hamairuan zerorri galdetu genizun gai horren inguruan eta esan zenigun lasai ez kezkatu lehentasuna da

erabilera plana bi mila hamazazpian gaude eta plan hau ez da bete erremedioak huts egin du eta eskubideak

sailburu andrea ertzaintzak kudeatzen duen sarrera gune horretan herritarron eskubideak urratzea eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari egun on jakina da askotan esan dugulako zein den

errealitate horrekin ari gara lanean eta hala jarraituko dugu atsedenik gabe eskerrik asko beltrán de heredia andrea ubera andrea zurea da hitza

eskubidea eta askatasuna bermatzea nahi dugu besterik ez eta administrazioaren betebeharra da

eta herritarren eskubideak bermatzea eta zerbitzua euskaraz

eskerrik asko ubera andrea beltrán de heredia andrea zurea da hitza badakit

egiteko eskatu eta hau deseroso senti litekeela sentimenduak sentimendu dira errespetagarri baina norberarenak bezalaxe

ahal duten neurrian gazteleraz egiteko eskatu dien ertzaintzaren lekuan ere jartzen saiatzeko

zailtasun horretara iristeko lanean jarraituko dugu

eginkizun eskerrik asko eskerrik asko

urruzuno mesedez isilik beste bat eta mesedez ehh isilik

urruzuno jauna mesedez bale kalera kalera kalera

kalera esan dizut kalera esan dizut urruzuno jauna

mesedez kalera unai mesedez kalera

errespetua hitz egiten ari dena nahiz ez gustatu zer esaten duen

errespetua hitz egiten ari denari urruzuno jauna kalera

urruzuno jauna kalera urruzuno jauna kalera

gai zerrendako hirugarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina artolazabal eusko jaurlaritzako sailburu andreak euskadin bizitza duina

izateko zenbateko ekonomiko nahikoaz egin dituen adierazpenei buruz tinixara

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea ez naiz

legebiltzarburu andrea legebiltzarkide jaun andreok sailburu jaun andreok jaun andreok egun on mal ejercicio hacemos señora guanche

eskerrik asko guanche andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

y tan permisiva en cádiz eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

euskal autonomia erkidegoko familia elkarguneek ematen duten zerbitzua hobetzeko hartu beharreko

eskerrik asko castelo andrea erantzuteko san jose andrea zurea da hitza

necesarias eskerrik asko eskerrik asko san josé
anderea gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina koordinazio politikoari buruz alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakaria jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina katalunian datozen hileotan sortuko den egoera berriaren inguruan

iriarte andrea zurea da hitza lehendakari andrea
legebiltzarkideok egun on gobernuko sailburuok lehendakari jauna egun on

mundua kataluniari begira dago ehun eta zazpi egun gelditzen dira urriaren baterako

erreferenduma kataluniako herritarrek errepublika independente bat osatu nahi duten ala ez erabakitzeko erreferenduma europako hiriburuetan amerikan asian arreta handia da eta ikusi besterik ez dago kataluniako gobernuaren iragarpenak izandako oihartzuna

baina beste gobernu batzuk lanean ari dira beste talde batzuk lanean ari dira eta horregatik katalunian zer gertatuko horrek arreta eta jakinmin handia sortzen duelako jaurlaritzari ere galdetu nahi nioke

nola babestuko dituen katalunian bizi diren euskal herritarrak edo jaurlaritza honi dagozkionez araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrak nola babestuko dituen araba bizkaia eta gipuzkoan bizi diren katalanen eskubideak

ugariak izan daitezkeelako tartean eta gaur eguna honela etorri denez baita euskaraz bizitzeko eskubidea azken egunotan

egunkariak bere iritzi orrian kataluniari buruzko debateari tartea egin dio eta

gatazka harrek hartzen duen tokia nazioartean eta hausnarketa bat ere ekarri dit izan ere

egun batean ere independentzia aldarrikatu zutela eta independizatu zirela bestela oraindik ere

erreginaren subdito izango liratekeela edo beharbada beharbada ez dute ahaztu

herrialdeek autodeterminazio eskubidea dutela guk ere horrela dugu

legebiltzar honetan ere onartu izan dela behin baina gehiagotan euskal herria bilduk babes osoa adierazi die kataluniako erakundeei eta bertako herri mugimenduari eta baita adieraziko ere bai orain arteko ibilbidean eta baita aurrerantzean ere

herritarrei hitza eta erabakia ematea delako edozein gatazka politiko konpontzeko biderik egokiena baina horrekin batera ezin dizut ukatu urkullu jauna kezka izugarria sortzen digu espainiako gobernuak har dezakeen jarrerak

kataluniako osasun sistema zapuztu izanaz harro dagoen barne ministro bat

suitzan dirua daukala esanez egindako poliziaren informa faltsuak inoren baimen eduki gabe bartzelonara joan etorri genbiltzan polizia komisarioak

bene benetan oso arduragarria eta gure ustez oso arriskutsua ez balitz

kazetaria eta epaileek ez daukate zalantzarik oso goitik antolatutako

saenz de santamaria eta rajoy bera deituta daude batzorde horretara baina ez dira joango herritarrak zenbat inporta zaizkien erakutsiz

herritarren soberania defendatzen dute ondo datorkienean bakarrik espainiako kongresuak berak hartutako erabakiei muzin egiten diete sarritan

espainiako fiskal nagusiarena eta espainiako konstituzioa hainbeste errespetatzen dutela dioten

euskal herrian ongi ezagutzen ditugu eta guztiz horrek ez gaitu ustekabean harrapatzen baina badakigu horretarako

eta partidu popularra ari naiz bai urkullu jauna partidu popularraz ari naiz pep guardiolaren ahotik asamblea nacional katalanak

eta uste dugu uste dugu benetan eusko jaurlaritzak babes hori eskaini behar lukeela lehen unetik beldur garelako

esaten duen gobernu baten eskutik ezagutzen dugulako historia eta historiak erakusten digulako zuzenbidea eta eskubideak

epaiketa ez zela juxtua izan esan behar izan dute ez zutela

esango nuke nik espainiako auzitegiak berriro ere beste behin ere biluzik geratu direla esan guratsuak iruditu zaizkit zentsu horretan atutxa jaunak egun horretan esandakoak

eta parlamentu honetatik kanpora ba zer esan ilegalizazioak kartzela zigorrak oztopoak

horregatik urkullu jauna gobernuko kideok euskal herria bilduk jakin nahiko luke

independentzia deklaratzen baldin badute alegia jakin nahi dugu eusko jaurlaritzak estatu berri hori aitortu lukeen baina jakin nahiko genuke tartean gertatu daitezkeen guztiak eta eszenatokiak ezberdinak izan daitezke eta espainiatik

katastrofistagoan edo ez hain katastrofistan zeintzuk izango diren jaurlaritzak hartuko dituen neurria edo zein izango bere jarrera

ez dago aldebiko eskemarik katalunian jokoan dago baina agerian dagoela da espainiaren demokratizazioa ere

orain jokoan dago eta uste dugu urte askotarako dagoela jokoan orain ari da geratzen agerian gero eta argiago gainera

trantsizioak zituen gabezia demokratikoak eta ondorioz

jokoan dago gure eskubide sozialak eta herri bezala

horregatik uste dugu herriz bezala erantzun behar diogula kataluniari ehun eta zazpi egun besterik ez

gu beti kataluniarekin esan zuen agirre lehendakariak iruditzen zaigu hitza betetzea tokatzen dela herri bezala jokatzea tokatzen dela eta herri bezala tokatzea jokatzen den honetan berriz esango dizut urkullu jauna euskal herria bilduren eskua luzatuta dauka gobernu honek

kataluniaren herriaren aurrean elkarrekin aritzeko

eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea ez dakit zut dagoeneko

nik behintzat ez dakit eta ez dakit kataluniako gobernuak urriaren baterako iragarritako erreferenduma nola antolatuta edo nola antolatzea pentsatu duen ere hortaz zuhurtziaz eta errespetuz jokatuko dut

kontu hau zuhurtziaz errespetuz zenbat aldiz adierazi dut honetaz kataluniako gaietaz legebiltzar honetan bertan ere eta zorroztasunez aztertzea da kataluniari egin diezaiokegun mesederik handiena

begirunez artatuz eta gauza bera eskatu eta eskertuko nuke eta nukeen orain arte ere besteengandik gurekiko

horiek horrela garrantzitsua da oinarrizko ideia batzuk gogoraraztea bat espainiar estatuan bi milagarrena urtetik zentralizazio uhin bat jarri zen abian

bi kataluniako herritarrek izan ditzaketen helburuak zilegiak izan daitezke

erakundeen eskutik adostutakoak eta berretsitakoak hiru ezezko sistematikoa eman zaio kataluniako erakundeek erabakitakoari lau konstituzio auzitegiaren epaiak zalantzan jarri zuen kataluniako herriak berretsitako erabaki instituzional bat bost epai horrek

zuhurtziaz errespetuz eta zorroztasunez hau eskatzen ari gara

estatuak bere errealitate nazio anitza onartzea eskatzen ari gara bi lurraldetasunaren gaiari helduko dion bigarren trantsizio bat bideratzea eskatzen ari gara

eskatzen ari gara helburu hauek lortzeko aurretik eta ondoren beti izango da beharrezkoa elkarrizketa estatuak bere baitan diren nazioak entzutea ere ezinbestekoa da elkarrizketa eta akordio politikoa defendatzen ditugu arazo politiko bati irtenbidea emateko katalunian daukaten egoera

bat kataluniako erakundeek estatutua aldatzea onartu zuten nahiz eta aldaketa horren oinarria akordio politiko jakin batetan sustatu egin zen hau da

gero artur mas presidenteak ere onartu egin zuena bi hartutako erabakiak errespetatuko ziren ustearekin egin zuten hori hiru

lau kataluniako herriak bere botoarekin berretsi zuen estatutu hori

hala eta guztiz ere alderdi popularrak errekurtsoa helegitea jarri zion sei konstituzio auzitegiak zati garrantzitsuak baliogabetu egin zituen zazpi espainiako gobernuak edo gobernuek ez dituzte onartu kataluniako gobernuak aurkeztutako beste eskaerak

hori guztia gertatu da baina ez dakit aurrerantzean zer gertatuko den eta zein izango den zuen jarrera dena dela nik begirune osoz jarraituko dut egoeraren bilakaera gertutik aztertzen

iragarritakoa ustez beteko balitz ere lehenengo egunetik eta aurrera kataluniako ordezkariek eta espainiako gobernuaren ordezkariek hitz egin beharko dute hori da ziur dakiguna dakiguna ere da hemen gertatu egin dena zure alderdi politikoak nola erantzun zuen hemen estatutua berriaren bidea mahai gainean jarri zenean egindako proposamenei mesprezuz eta axolagabekeriaz begiratuz zuen sostenguak

bere garaian gaur ez dago hemen goirizelaia andrea bera zen legebiltzarkide horretan orain sostengatu egiten dituzula esaten duzuen agintari politikoak kritikatuz bai ibarretxe lehendakari bai atutxa legebiltzarburu ohia

ere bai zer dela eta bestela historian zehar gertatu egin zaiguna agirre lehendakariaren belaunaldiaren ondoren ere

bai legebiltzar honetan akordiotik abiatuz aurrera egiteko aukera daukagu autogobernuaren lantaldea eratu egin dugu hori da daukagun aukera propioa gai politiko hau akordiotik eta itun politikotik abiatuta bideratzeko

beti galdera berdintsuak egiten dizkidazue nik ez dizut gauza bera errepikatuko baina esandakoaren artean garrantzitsuena bai azpimarratuko dizut bat ez gara gaur jaioak

zu orain iritsi zara legebiltzar honetara baina zure aurretik ordezkari askok lan asko egin du

eusko jaurlaritzaren helburua hori da gure norabidea euskadiren erakundetzean aurrera egiten jarraitzeko orain bide honetara zatozte eta horrela bada errazago izango zaigu behar ditugun tresnak eta eskuduntza lortzea

bat beraz ez gara gaur jaioak bi euskal bidea ez da zerotik abiatzen

baina jarri zure begiak hemen geroan eta baita iraganean ere gure helburua argi azaldu dugu autogobernua eguneratzea

hemen euskaldunen gehiago gehiengo zabal baten babesa itun politiko berri bat lortu nahi dugu bat beraz ez gara gaur jaioak bi euskal bidea ez da zerotik abiatzen eta hiru adostasuna beharrezkoa

hamaika arrazoi eskaini ditugu adostasunaren bitartez aurrera egiteko hamaika arrazoi horiek aipatuko dizkizut printzipio demokratiko oinarria hartuta gure erkidegoaren gaitasuna aitortzea

nazio nortasuna aitortzea itaundua izateko eta modu demokratikoan adierazitako borondatea errespetatua izan dadin eskumen ondarea eraberritzea

nafarroarekin eta iparraldearekin harremana sustatzea nazioartean ordezkaritza gaitasuna aitortzea euskarari lege babes egokia ematea

euskal hiritarren gaikuntza galdeketa bideratzea begira iezaiozu hamaika puntu horiei eskaini zuen ekarpenak eta adostu dezagun

dena ala ezer ez bidera azken finean azken lau hamarkada hauetan bide horrek inora garamatzan edo inora eramaten ez duzuela ikusi duzue

aukera dugu aukera berria akordioa anitz eta zabal bat proposatzeko eta adosteko aukera dugu nire xedea da erakunde honetatik akordio eredugarri bat lortzea eta gizarteari proposatzea hori da oinarri sendo bat egunez egun eraikitzen jarraitzeko eta katalunia da zuen hizpide kataluniara bueltatuz bukatzeko eta hasieran esan dudan bezala zuhurtzia osoz ari gara jarraitzen kataluniako egoeraren bilakaera datorren astelehenean bilera bat izango dut bartzelonan generalitateko presidentearekin puigdemont jaunarekin bilera horretan gure errespetua adieraziko diogu

hori adierazteko azken finean estatuaren lurralde ereduaren aldaketa bat proposatzen dugu euskadiren eta kataluniaren izaera nazionala onartzea eta aitortzea dugu helburu

plurinacional beraz iriarte andrea ez gara gaur jaioak euskal bidea ez da zerotik abiatzen adostasun beharrezkoa eta posiblea

ni ere ez naiz gaur jaioa eta

eskertzen dizut egin didazun errepasoa baina nik kataluniaz galdetu dizut eta kataluniaz erantzun gutxi eman didazu

zentzu horretan zure erantzunak ez dizkit gauzak argitu

jaurlaritza honek erabaki behar duela nola jokatu behar duen autonomia baten gobernu bezala edo herri baten gobernu bezala

suitzan herbeheretan estonian errusian estatu batuetan txinan israelen gobernu parlamentu eta beste hainbat talde euren aldagaien artean

pentsatzen dut haiek ere errespetuz egingo dutela eta pentsatzen dut haiek ere ulertuz zer gertatzen ari den

nazio batuetako segurtasun kontseiluko bost kide finkoak daude

jaurlaritza honek erabaki egin beharko duela momentu batean erabaki egin beharko duela noren alde jarri

eta zuhurtziaz baina baten alde edo bestearen alde jarri behar duen erabaki beharko du puigdemont presidentearekin elkartuko bazara iritzi trukaketaz aparte momentu bat iritsi beharko du jaurlaritza honek alde batera edo bestera

eszenatokietan zer egingo duen jaurlaritzak ere galdetzen dizut hori besterik ez

horixe da tartean espainiak jarri ditzaken atakeen artean zer erabaki hartuko duzuen izan ere espainiak lehenago ere esan dut

botere ekonomiko eta mediatikoak taktika aldakorrak erabili dituzte

eta errealitatea erabat desitxuratu duten estatu kolpe demokraziaren kontrako eraso eta abarretatik orain

indiferentziara eta mespretxuaren bidea gero eta gutxiago omen dira kataluniako independientziazaleak

indarrik ez omen daukate badago beste kontu bat zure gobernuari gertatzen zaiona eta da partidu popularrarekin egindako akordioan eta taktikak taktika

eztabaida da autogobernu ponentzian egingo ditugunak edo egin genitzakeenak izango diren bezala nik kataluniaz

nahi edo nahi ez bihurtu zarete gauzak nola egin behar direneko protagonistak edo espainian hori zabaldu da horrela egin behar dira gauzak jakin nahi nuke horregatik nola egin behar diren gauzak edo nola egin behar dituen gauzak

diputatu inabilitatu ikusten baldin baditu nola egin behar duen

espainiaren esku uzten baldin badute bertako polizia edo bertako hezkuntza gertatu daitezkeen gauzak dira harrituko ez gintuzkeen gauzak dira ni behintzat ez nindukete harrituko

ez erantzun bat emateko gaitasuna izatea eta pentsatzen dut beste aipatu dizkizudan herri guzti horiek dagoeneko lanean ari baldin badira eta erantzunak lantzen ari guk ere herri bezala izan beharko genukeela nolabait zerbait prestatua eta zerbait

lehenaldian gertatu zirenak gertatu zirenak orain da oraina autogobernua ponentzian estatus berriaren alde lan egingo dugu etengabe eta orain nik galdetzen dizudana da katalunian hau gertatzen denean nola erantzungo dugun horixe bakarrik
eskerrik asko eskerrik asko iriarte anderea lehendakari jauna zurea da hitza

hipotesiak hipotesi beraz momentuz jaurlaritzaren erantzukizuna

lehentasuna jaurlaritzaren aldetik zuhurtziaz eta errespetuz kataluniarekiko zuhurtziaz eta errespetuz hala gustatuko litzaidake arestian gurekiko izan balitz ere bestetik

oso ondo independentziaren alde euzko alderdi jeltzalearen oinarriak zeintzuk diren argi daude

nola garatu oinarri horiek beste kontu bat da

egin beharrekoak eta zeintzuk izan daitezkeen aukerak hori ikusteke dago ikusten dut independentziaren aldeko planteamendu horretan alde bakartasunarena defenditzen duzula kataluniako ez duzu aipatu baina kataluniakoa

planteatzen duzula baita katalunian eta baita euskadin ere eta gainera uste dut sutsu eta gogor defenditu egin duzula aipatu gabe ere

zer gertatu da aste honetan zuk aipatu egin duzu taktikoki euzko alderdi jeltzalea alderdi popularrarekin

joko dut behintzat eh bilduren taktikara zer gertatu da aste honetan eta nik esango dizut astelehenean

gero bermeak izango litzatekeen erreferendumaren alde agertu dira

bere gobernu programa aurkeztu egin du madrilgo gorteetan programa horretan ez da agertzen alde bakarreko erreferendumaren aldeko proposamenik asteazkenean

ez rajoyren aurka soilik baita podemos alderdiak aurkeztutako gobernu programa horren aldeko botoa eman du beraz galdera izango litzateke iriarte andrea eh bilduk katalunian alde bakarreko erreferenduma jasotzen ez duen gobernu programa bat onartu egin du zuentzako erabiltzen duzuen malgutasunetik apur bat besteei eskaintzen diozunean aurrera egitea

berriz diot beraz iriarte andrea

euskadira etorrita euskadira etorrita besteak hipotesiak hipotesi

eta hala badagokio gure herriarentzat eremu juridiko politiko berri bat adosteko ere bai politikak

gernikako estatutuak lagundu du gure bizikidetza eta ongizatea hobetzen baina osorik

eta diagnostiko kritikoa egiten dugu gaur egungo egoeraz hain zuzen ere estatutua ez delako bete eta autogobernua debaluatze bidean jarri nahi dutelako beste batzuk autogobernua gaurkotu beharra dago eta gaur egun europak eta euskal lurraldeek duten errealitate berrira egokitu behar da honekin batera

bere errealitate plurinazionala onar dezan baita beraz kataluniarena ere gure helburua da gure estatus politikoaren berritze itundua sustatzea bi zutabe hauetan finkatuta elkarrekiko aitorpenean eta hori da guk kataluniari

gure eskubide historikoek babestu errespetatu eta gaurkotzen badira asko eman ditzakete itun berria behar dugu ezinbestekoa da

eta euskadiko gobernuari eta autogobernuari euskal herritarrek eman nahi dioten maila ematea eta hori izango litzateke baita kataluniarentzat

gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina hegoaldeko tren saihesbidearen inpaktuari eta beste tren azpiegitura batzuekiko
konektibitateari buruz becerra jauna zurea da hitza mila esker tejeria andrea

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

egun on guztioi lehenik eta behin becerra jauna eskerrak eman behar dizkizut zure jarrera konstruktiboagatik azpiegitura honen inguruan eta uste dut galdetzen dituzuen hainbat gauza erantzun aurretik nik uste dut

aztertzea ere gauza ona dela aipatzen zenuen bezala martxoan protokolo bat sinatu genuen eta gero hortik hitzarmen bat onartu dugu bi gobernuak bi kontseiluak eta horrek eramango du hitzarmena sinatzera

portua bide zabalera desberdinetakoa hau da tren zabalera europarra eta baita ere espainiakoa esango genuke iberiarra lortuko duen

eta hori aurrera eraman ahal izateko aipatzen zenuen bezala duela hogei urte

ahal izateko eta hori da gure helburua azpiegitura honekin gainera aipatzen zenituen bi gai lortzen ditugu alde batetik bilboko portuari merkantziak ateratzeko gaitasun handiago ematea beraz bere lehiakortasuna areagotzea eta beste alde batetik ezkerraldean dauden hainbat herriei onura bat ekartzea zergatik ba gero eta gehiago direlako hortik pasatzen diren trenak eta noski zaratak eta molestiak gero eta gehiago dira

abiadura handiko trenari edo prestazio handiko trenari edo dena delakoari europarekin lotzen gaituen trenari ba lotuko duen

becerra jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko

gasteizko hegoaldeko tranbia zabaltzeko proiektuari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea tapia andrea zurea da hitza

que la necesidad de movilidad eskerrik asko lópez de ocariz anderea amaitu zaizu denbora tapia anderea zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina arasur plataforma logistikoaren

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

galdera kontutan hartuta eta aurreko justifikazioan ere oinarrituta maila ezberdineko ekimenak

jarri duzun eta esan beharra dago egia dela alde batetik arasur plataforma

non aipatu duzun bezala guk ehuneko hamara bakarrik dugun eta baita ere arabako foru aldundiak eta beste pribatu batek duen parte baina beste alde batetik hitz egiten dugu beste hitzarmen batetaz instituzio publikoek bakarrik sinatzen duguna

lehiakortasuna bultzatzeko martxan jarri nahi dugun hitzarmen bat plataforma logistikoari etorkizuna emateko son dos cuestiones que realmente están conectadas

de esa plataforma logística eskerrik asko tapia andrea becerra jauna zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina gasteizko udalerrian gasa bilatzeko tramitatzen ari den armentiaminus bi putzuaren inguruan otero jauna zurea da hitza

tapia sailburu andrea berriro hemen gasez konbentzionalari buruz galdezka

albisteak egon dira azken egunetan gaiaren inguruan

gure ustez modu tranpatian baina gaur ingurumen baimenez arituko gara ze espainiako ingurumen ministerioak

bai sesa eta jaurlaritza eta ebazpenak ondorioak ditu plan hauen epeetan lizitazioetan aurrekontuetako diruarengan

baina gure ustez ebazpen honek batez ere gauzak gaizki oso gaizki egin direla erakusten du eta erantzukizunak eskatu behar direla iruditzen zaigu

eskerrik asko presidente andrea otero jauna hasi aurretik gauza bat

gas ez konbentzionalari buruz hitz egitera gatozela esan duzu eta zure galdera armentiaminus bi putzuarekiko da eta armentiaminus bi ez da

orduan gauzak argitu ditzagun galderan aipatzen zenuen gainera atzerapenez eta bueno atzerapenak daudela eta gaia haratago joango dela

aztertzeko urrats administratiboak dira eta nik uste dut aipatu nuela behin eta berriro badaudela bi modu egiteko kasu honetan

eta bata da ohiko tramitazioa eta bestea zen sinplifikatua eta nik uste dut aipatu nuela creo que

iruditzen zait horretaz aparte ez garela ari oso ondo ulertzen ondorio praktikoak ditu

edo arazo administratibo txiki bat zeren zuk pertsonalki lerrokatu zara hidrokarburo euskadiren ingurumen tramitazioarekin eta nola zeren otsaileko otsaileko zure hitzak ekarriko dizkizut hau azaltzeko

honi masailekoa edo matrailekoa deitzea eta ez da berria kontu hau

hamabi urtetan ez du lortu tramitazioak ondo egitea sekula

ikus dezazun zertaz ari naizen eta honen erantzukizuna noski ez daukazu baina oraingoarena bai esan nizun batzordean eta ez zitzaizun gustatu ez nekiela nor ari zen engainatzen nor

baina ez diru publikoaren poltsa esku batean eta bestean ezpata shesak egiten ari zena defendatzeko eta amaitzeko

euskal herrian agian gasa dagoela lurpean baina badakizue benetan zer dagoen lurpean hidrocarburos de euskadi azken hamar urteetan lurperatu dituen

guztionak zirenak hori da lurpean dagoena asi que

tapia andrea zurea da hitza mila esker presidente andrea
bueno otero jauna nik ulertzen dut gauzak nahastu nahi izana

putzua egiteko teknika eta baimena

estrakzio hori inspekzio hori gainera hasieratik zeren momentu honetan inspekzio momentuan gaude

teknika konbentzionalak erabiliz egingo dala argi

irakurri duzun horretan ulertzen genuela putzu bakarra zela

egin genuen deklarazioa haratago zihoala eskakizunaz baino egia da

gehiago argitu behar direla eta kasu honetan ministerioak esan duena da anpliatu

dsbearen eta lanbide euskal enplegu zerbitzuaren erreformaren

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuak legebiltzarkideok

ikusita behar diren neurri hauek behar diren neurriak gobernu honek ez dituela hartzen

gobernuak aurkeztu zuen egindako txostena eta egindako txostena egin zen akordio batera ailegatu zelako

proposatutako proposamen edo bideratutako

mekanismo hoberena edo baliabide hoberena gizarte zerbitzuen sistema hobetzeko da gobernu honek

por parte de lanbide berriro aukera hau

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak

egina betion zerbitzuan eman diren zenbait aldaketaren ondorioz telelaguntza zerbitzuko ehun eta bost langileek iragarri dituzten lanuzteen inguruan

artolazabal sailburua egun on betion teleasistentzia zerbitzua funtsezkoa da berrogeita hamairu mila adineko pertsona autonomiaz eta independentziaz molda daitezen euren etxean eta erabiltzaileei erantzuna emateaz gainera

hori esan zenuen sailburu andrea kontrol bilkura batean gai honi buruz egin zitzaizun galderari erantzunez

egin zenuenean ere gai honen inguruan kategorikoa izan zinen jaurlaritzak adineko pertsonen ongizatea bermatzeko ezinbestekotzat jotzen duen zerbitzua dela esan zenigunean

da bi mila hamaika geroztik eta gizarte zerbitzuen alorrean

baina beste behin ere arazoak daude zerbitzuarekin eta ez da lehen aldia hain sentsiblea den zerbitzu honetan lanean ari diren ehun eta bost langileek lan uzteak hasi dituzte azken aldian zerbitzuaren kudeaketan ematen diren aldaketen ondorioz zerbitzuaren kalitate eta eraginkortasunak berak behera egin duela salatzen dute

aldaketa hauek eta lan uzteek berak zerbitzuaren hartzaile diren pertsonen hauen senitartekoen bizitzan eta langileen lan baldintzetan izan ditzaketen ondorioengatik kezkatuta

zure sailaren zuzeneko erantzukizuna izanik gure taldeak jakin nahiko luke ze irizpideekin helduko diozun auzi honen konponbideari eskerrik asko

eskerrik asko artolazabal andrea kortajarena andrea zurea da hitza

subkontratazioaren subkontratazio bat eta gainera zuk esaten duzun bezala zerbitzu baten gaueko zerbitzua

funtzio horiek gainera ekarri ditzakete ondorenean funtzio aldaketa horiek beste subkontratazio batzuk lesio gabeko erorketa horietan ematen den protokolo aldaketan ere

berehalakoan erorketa horren aurrean erantzuteko eta orain planteatzen dena da

egoera hori soluzionatzeko eta horiek etortzen ez badira orduan etorriko dira berehalakoan eta hor

adineko pertsona horren behar eta nahia

jartzen den auzi hau aztertzeko moduko auzia dela uste dut nik ezin zarete ezkutatu subkontratazio baten atzean ze zerbitzuak subkontratatu daitezke baina erantzukizunak ez eta zerbitzu honen erantzukizuna zurea da

ekimen honekin dugun asmo bakarra da eskatzea jarrera proaktibo bat izatea ez dadila izan erantzun publikoko

heldu erantzunari ez delegatu ez ezkutatu subkontratazio baten atzean eta benetan hau apustu bat baldin bada erantzun apustu horri

baina eskaintzen diren lan baldintzak ere kalitatezkoak izan behar dira

izan behar du eredugarri bikaintasunean ez du izan behar eredugarri ez azpi kontratazioan
prekarietatean ere mila esker eskerrik asko

kortajarena anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

ikerkuntza arloan planteatu dituen baliabide ekonomiko zein bestelakoen beharren inguruan hezkuntza sailak dituen asmoez

legebiltzarkideok uriarte sailburua egun on

astrofisikaria jaso zuen euskadi ikerkuntza saria ondo merezitako saria izan zen

astronomia eta astrofisika txertatzen zientzia planetarioen taldea sortu zuen baita bilboko ingeniaritza eskolan espazio gela eta behatoki

europako espazioko agentzia zenbait proiektuetan parte hartu egin du

bi mila hogei misioan meda instrumentazioaren ikertzaile kide eta koordinatzaile zientifiko izendatua izan da

sariarena ez da salbuespena euskadi ikerketa saria jasotzean bi mila hamalauko saritua josé felix martí masso izan zen medikua eta euskal herriko unibertsitateko irakaslea bi mila hamairukoa

zuzenbidearen eta erakundeen historian katedradun emeritua

bi mila hamabikoaren txanda luis vegarena izan zen euskal herriko unibertsitateko analisi matematikoko

sarasola izan zen euskal herriko unibertsitateko euskal filologiako katedraduna bi mila hamarean

kristalografia eta mineralogiako katedraduna aurten ere eta

oso ondo dakien bezala claudio palomo eta josé maría asua euskal herriko unibertsitateko katedradunak saritu izan ditu espainiako kimikako errege elkarteak

eta ikerketaren bikaintasun saria besteak beste esaten nuen ez zela kasualitatea ez ez da euskal herriko unibertsitateak

baina gauza bat ere esango dizuet que vivimos de rentas urteak daramatza eusko jaurlaritzak euskal herriko unibertsitatearen finantzazioa murrizten eta horren ondorioak epe ertainean nabarituko dira euskal herriko unibertsitatearen aurtengo aurrekontua bi mila hamareko urteko aurrekontuarekin konparatuta ehuneko hamabost baxuagoa da

hain zuzen ere baina hau gertatzen zen bitartean unibertsitatean eusko jaurlaritzak bere aurrekontu propio krisi aurreko zifraraino

horren ondorioz azken urteotan upv ehun nozitu dituzten defizitak dozentzian ikerkuntzan plantillan eta instalazioetan sakondu

uriarte andrea zuk ondo dakizu eraikin batzuk erortzen ari direla bi mila hamaseian eusko jaurlaritzaren ekarpena hirurehun eta zazpi koma bederatzi milioi eurotakoa izan zen

hirurehun eta hiru koma laurogeita hamazazpi milioietakoa izango da hau da ehuneko bat koma hogeita zortzi murrizketa hau da

laurogeita hamairu milioi euro gutxiago eta hau ez da dena murrizketa hau aurreko urteetatik datozenei eransten zaielako zergatik eusko jaurlaritzak upv ehuri egiten dion ekarpen arrunta

jasotakoa baino ehuneko hiru koma berrogeita lau txikiagoa da

bederatzi koma sei milioi euro ez diozue ematen unibertsitateari eta sinatutako akordioa ere ez duzue betetzen ildo beretik eta unibertsitate planaren arabera jaurlaritzak egin beharko luke

medikuntza fakultate berria bilbon eraikitzeko baina non daude noizko

eta hain beharrezkoa den fakultate berri hau jarrai dezagun unibertsitate planarekin

ehuneko bat koma bi izan beharko litzatekeela eta gogoratu nahi dut ere hemen egon zenean

berak eskatzen zuen ehuneko bat koma lau baina gaur eta hemen gogoratu nahi dudana da euzko alderdi jeltzaleak eta partidu sozialistaren arteko gobernu akordioan

ehuneko bat koma bosta planteatzen duzuela uriarte andrea helburu hori lortzeko noiz ikusiko dugu lehengo urratsa bi mila hamaseiko eaeko barne produktu gordina

eta jaurlaritzak aurten aurrekontuetan euskal herriko unibertsitateari egingo dion ekarpena barne produktu gordinaren ehuneko zero

ehuneko bat koma bost aurrekontuetan euskal herriko unibertsitatearentzat zero koma berrogeita bia alde ederra dago noiz pasatuko da hezkuntza sailak

bi mila hamaikatik aurrera unibertsitate planean jasotako diru ekarpenaren ordainketa modu diferituan egiten duela eusko jaurlaritzak eta horrek

sortarazten dizkio ezin dut ere aipatu gabe utzi bi mila hamalauko legean jasotakoa

bertan esaten da jaurlaritzak erabakiko du unibertsitaterako hornidura aurrekontu ekitaldi bakoitzerako unibertsitateen gaietan eskumenak dituen sailburuak proposatuta

txostena egin ondoren hornidura hori autonomia erkidegoko aurrekontu orokorraren lege egitasmoan egongo da sartuta

ez da bete edo behintzat horren esapiderik bete denik guk ez dugu ikusi euskal herria bilduren ekimenez azken zortzi urteetako balorazioa egitea eskatu genion hezkuntza batzordean errektore ohiari iñaki goirizelaiari eta bere agerraldian beste askoren artean ehuren finantzazioaren gaia jorratu zuen berak azaldu zigun

urtez urte aldatuko ez diren aurrekontu egonkorrak izatea eta inbertsioak handitzea ere eskatu zuen

asmo horiek zintzoak baldin badira eta kontutan harturik ere

kontratu programaren gabeziak dilazioak finantzazioan pilatutako beharrak jakin nahi dugu zer nolako asmoak dituen hezkuntza sailak upv ehurekin jakin nahi dugu ea hamar urte barru

euskal herriko unibertsitateko ikertzaileak egoteko aukera izango dituzten ea ikertzeko baldintzak hobetuko diren ea eraikinak konponduko diren ea langileak egonkortuko diren eta ea hitzak ekintzak
bihurtuko diren mila esker eskerrik asko larrion andrea

legebiltzar presidente andrea legebiltzarkideok egun on larrion andrea zure galderari erantzuna emanez lehenik esan nahi nuke euskal herriko unibertsitatea bere lan onagatik gure herriaren gizarte transformazioaren agente nabarmena dela

euskal unibertsitatearen sistemaren unibertsitatea nongura sistema

hiru barra bi mila lau legean otsaila hogeita bostkoa

horiek horrela hiru barra bi mila lau legeak zehazten du besteak beste euskal unibertsitate sistemaren finantziazio aukera horien artean zehazten dira ehuri dagozkionak ohizko ekarpenak eta helburuarekin lotuta dagoena

sortzen zein euskadik dituen erronka sozio ekonomikoei erantzuteko

euskal unibertsitate goi mailako hezkuntzaren europako esparruaren eta europako ikerketa esparruaren erronken aurrean behar bezala kokatzeko bi mila hamabost bi mila hemezortziko unibertsitate planak badu konpromiso estua gure gizartearen giza ekonomiko kulturala eta hezkuntzari lotutako garapenarekin

zein gure unibertsitate publikoaren oinarrizko finantzaketarekin plan hau bi aldeek

azpimarratu nahi dut ere adierazle sistema hau unibasq agentziak

beraz honek balio erantzia ematen dio unibertsitate planaren betetze mailaren ebaluazioari

bestalde badaude hainbat programa ikerkuntza indartzeko unibertsitate planaz aparte

programa hauek gobernu honen hainbat sailetatik bideratzen dira horien artean hezkuntza sailetik

beste zenbaitetan artean euskal unibertsitate sistema osatzen duten unibertsitateek eta nola ez euskal herriko unibertsitateak

andrea euskadiren ikerkuntza indartu egiten da aurtengo aurrekontuekin izan ere

hezkuntza sailetik finantzatutako unibertsitate ikerketaren esparruan ekintzak planifikatzen lagunduko duen politika zientifikoaren arloan aurrekontu bat sendotu da

bikaintasuneko ikerketa zentroak egiaztatzeko eta finantzatzeko programak

nazioarteko elkarlana errazten du eta produkzio sektoreen eta oro har gizartearen alde ezagutza transferitzeko bide berriak zabaltzen ditu

eskuratutako konpromisoei zein beharrezko ekarpen ekonomikoei

bestalde ikerbasque fundazioaren bitartez bikaintasunezko ikerketa sustatzeko eta talentu ikertzailea antzemateko eusteko eta berriro bertara ekartzeko konpromisoari eutsiz apustu horren bitartez euskadin

giza baliabide kuantitatiboki eta kualitatiboki indartzen dira

maila goreneko talentu eta gaitasun ikertzaileak sortu eta erakarri behar ditu ezagutzaren sorkuntzan nazioartean lehiatu ahal izateko

jarraituko dugula horiexek izango dira gure unibertsitate ikasketen eta zientzia politikaren arrakastarako gakoak

oinarrizko ikerketa lana finantzatuz euskal zientzia politika bultzatzen jarraituko dugu

eragileen bidez talentua erakarri bertan eutsi eta trebatzea izango ditu

hauek daude oinarrizko zientzia politikan nahiz ikerketa politika garatzea unibertsitatean eta talentua sustatzea bikaintasunaren bila unibertsitatean eta bercetan oinarrizko ikerketa bikaintasun zentroetan zientziaren teknologian eta berrikuntzaren garapena babesten jarraitzeko konpromisoa hartzen dugu eta era berean talentua erakarri sustatu eta mantentzekoa ere bai

urtero ehuneko bosta haztea zientzia politika eta oinarrizko unibertsitate ikerketara bideratuko baliabideak eta hau unibertsitatearekin landuko dugu

eta horrekin batera ikertzaileak unibertsitate sisteman nahiz bikaintzasunezko euskal zentroetan integratzen laguntzeko behar den araudia ere garatuko dugu eskerrik asko

galdera bat egiten denean zehaztasunetan ez sartzearena eta aipatzea izenburuak eta aipatzea programak eta aipatzea lerroak eta badaude eta existitzen dira jakina baina hemen ere aipatzen ari dena da ez direla betetzen ari ez dut ezer entzun

den betetzen unibertsitate plana adostuta dago jakina planak existitzen direla

dela azkena baina egotea ez betetzeko zertarako balio du eta larria da nire ustez larria da

jaurlaritzarena hirurehun eta hiru koma laurogeita hamazazpi milioikoa izatea

baina larria ez da niri iruditzea larria da atzo gertatzea

horrelako unibertsitate batean sinesten duguna hitzak bai

ez daudenean zer dira ekintzak planteatzen denean

eta planteatu duten justu estrategia industrialean begira bi inbertsio handiak egingo dituzte bi non egingo dituzte biak bata manchester unibertsitatean

ez dut horrelakorik entzun hemen ez dut entzuten apustu zintzo horretan

egiten ari den gure unibertsitate publikoan edo gainontzeko unibertsitatean sistema honetakoan eta

murrizketa hauek ez direla koiunturalak jada estrukturalak bihurtu direla eta egoera oso larrian gaudela unibertsitateko langileak eta horiekiko hartutako konpromisoak betetzen ez direnean horren ondorioz prekarietatea pairatzen ari da baina badaude ere eskari berriak adibidez

soldata berdina jasotzea eta horretan esfortzua egitea

baina baita ere jada estrukturala bihurtzen ari dena da irakaskuntza eta funtzionamendu arruntean emandako murrizketak ehuneko berrogeia urteak urteak

eta sailek daudela ehuneko berrogeiko murrizketarekin horrekin dozentzia eman behar horrekin

lehentasuna ez ematea momentu honetan ikerketa arloan produkzio eta bikaintasun handien erakutsi duen unibertsitate honi

egingo den ekarpena barne produktu gordinaren ehuneko berrogeikoa izatea aipatutako unibertsitate sisteman jaurlaritzak

bi mila hogeirako ehuneko bat koma bi izan behar dela eta euzko alderdi jeltzalea eta partido socialistaren akordioan ehuneko bat koma bosta

azpiegiturekin ez bakarrik egin behar direnekin baizik eta mantenu eta hobekuntzarako aurrekontuak

beharrezkoak diren eraikuntza berriak baina baita ere egoera honetan euko jaurlaritzak behartzen du unibertsitateak bere gain hartzea

eta orduan gero eta egoera kaxkarragoan egotea unibertsitate planaren bidez

unibertsitate publiko baten egitura sostengatzeko guztiz ezinbestekoa da eta argi dago argi dago guk ere eskatzen duguna jakin nahi dugu ea hamar urte barru ikerketarako baldintzak hobetuko diren ea eraikinak konponduko diren ea langileak egonkortuko eta lan baldintzak duinduko diren ea euskadi ikerketaz adituen artean euskal herriko ikertzaileak egoteko aukera izango dituzten eta batez ere

izango den eta eh bilduren borondatea eta konpromiso herri aurreratua izateko behar duen kalitatezko zientzia ikerketa teknologia eta unibertsitate izatea da honetan desde luego guk ez dugu eutsiko etorkizuna etorkizun hobe bat

el donostia international physics center el materials physics center la fundación biofísica bizkaia

pixka bidean baita badakit eta atzo zuk komentatu duzun bezala osoko emendakinean agertzen zen bezala eta beste eskaera batzuetan egon

ezinbestekoa dugu estatuak inposatutako erreposizio tasa mentatzea ere

asetzea eskaintza mugatzen baitu behin eta berriro eskatu digu espainiako gobernuari tasa hau kentzea alde batetik gure eskumenen kontra

bestalde irakasleak kontratatzeko momentuan badaude beste aspektu batzuk lotuta daudenak

adibidez funtzionario portzentaia kontratatuena baino altuago izatea eta gaur egun euskal herriko unibertsitatean kontrakoa gertatzen ari da guzti honetaz laguntzeko ere guk ere gure pausuak ematen ari gara

egia da kontuan izan behar dugula bertan hor ikusten zela lanpostu jakin batzuk kontratu programatik gastu arruntera eramatea horrela lanpostu horiek

hori egia izanik kontuan izan behar dugu ere badaudela horretarako oztopoak hain zuzen ere oztopo teknikoak denok dakigunez ez da batere erraza pertsona plantillak gehitzea

hau bideragarria den ala ez erabakitzeko eta lehen esan dudan bezala bai egia da

unibertsitaterako eta ikerkuntzarako eta hemen uste dut gobernu honek apustu handia egiten duela horren alde eskerrik asko sailburu
andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera cristina macazaga sáenz

unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendarien izendapena urtebetez luzatzeko eman zuen bi mila hamazazpiko otsailaren hogeita bateko ebazpenari buruz macazaga

zurea da hitza mila esker lehendakari andrea sailburua eguerdi on guztioi

eskerrik asko macazaga anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

mahaiburu anderea macazaga anderea zure justifikazioan

zortzi barra bi mila hamairu lege organikoak hezkuntzaren hobekuntzarakoak

zuzendariak hautatzeko prozesua arautzen duen oinarrizkoa araudian ordura arte bi barra bi mila sei lege organikoak maiatzaren hirukoak

argitaratu zen bi mila hamairuko abenduaren hamarean jakingo duzunez bi mila hamairuan egin zen zuzendari hautaketa prozesuari esker

zuzendaritza talde horiek gure berezko araudiaren arabera hautatu ziren eta hortaz ikastetxe bakoitzeko hezkuntza komunitatearen gehiengoa izan zen bere ikastetxearentzat egokien iristen zion proiektua aukeratu zuena

argitaratzean hezkuntzari buruzko legearen ehun eta hogeita hamabostgarrena artikulua aldatzen zen eta horren arabera

ondorioz hautaketa baldintzak nabarmen aldatu ziren eta hezkuntza komunitatea aldaketa horren aurka agertu zen
argi eta garbi eskerrik asko uriarte anderea macazaga anderea zurea da

azalduko dizut zergatia hezkuntza administrazio honek aldaketa horri gurasoek irakasleek eta bereziki zuzendarien elkarteek beren ezezkoa ematen ziela ikusita ez zuen aldatu

otsailaren hirukoa prozedura arautzen duena euskal autonomia erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko eta pertsona bakarreko beste gobernu organoak izendatzeko eta kargua uzteko ez zen aldatu bi mila hamaseian madrilen estatu mailan

jakingo duzunez baita ere gobernu berriaren eraketa bi mila hamasei osoan atzeratu zen eta beraz bost barra bi mila hamasei errege lege dekretua abenduaren bederatzikoa abenduaren hamarean argitaratu zen zoritxarrez

ondorioz eztabaida gizarte eta hezkuntza hitzarmen berri baten menpe utzi zuen

bi mila hamairuan hautatutako zuzendarien izendapena luzatu egingo zela

hala une hauetan eta ikastetxe batzuen zuzendari taldeen agintaldia amaitzear dela oraindik ez da onartu dekretu berria ikastetxe horietarako zuzendari berrien hautaketa prozesua arautzeko hori dela eta bi mila hamazazpiko ekainaren hogeita hamarean agintaldia amaitzen zaien zuzendarien kasuan poztu beste lau urtetako

lehen garaiko balorazioa positiboa jaso baldin badute dagokion hezkuntzako lurralde ordezkariak beren ikastetxeko zuzendari izendatuko ditu

hogeita hamarera bitartekoa izango da eta besteekin lanean ari gara baina benetan

lomceren kontra eta ez bete eta beste batzuetarako lehenbailehen betetzea

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina ess bilbao egitasmoaren inguruan bi mila hamazazpiko apirilaren hogeita zazpian burutu zen legebiltzarreko osoko bilkuran

eguerdi on guztioi eguerdi on uriarte andrea pasaden apirilaren hogeita zazpian ganbara honetako osoko bilkuran eta aho batez akordio bat onartu zen eta

espalazio bidezko neutroien iturriaren inguruan akordio horretan hiru gauza planteatzen ziren lehengoz eta behin madrilgo gobernuari eskatzea

eskubide osoko kide bezala sarrera eskatzea eta beste aldetik errektore kontseiluan

neurri besteak beste finantzazio egutegi bat eta beste neurri batzuk helburu zientifikoen inguruan unibertsitatearekiko eta baita ere ehun produktiboarekiko

luzatu nahi dizuegu uste duzu akordioa betetzen ari dela eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

legebiltzar presidente andrea casanova jauna legebiltzar honetan ess bilbao partzuergoaren inguruan hautatutako akordioa

diguzun galderari erantzuteko utzidazue nabarmentzen partzuergo hori bi helburu nagusirekin sortu zela

neutroi iturriaren egoitza estatuan eta bestetik helburua zen partikulen azelerazioaren esparruko zientzia eta teknologiaren garapenean espezializatutako ikerketa zentro independente bat eraikitzea

egin zuela idatzi horretan zientzia teknologia eta berrikuntzaren euskal sarearen potentzialtasuna eta balioak defendatzerako orduan eta baita euskal enpresek ess proiektu europarrarentzat dutena ere
ess bilbao partzuergotik harago eskerrik asko uriarte andrea casanova jauna

laburtuz jaurlaritza hau etengabe ari da lanean proiektuaren hasiera hasieratik adostutako helburuak betetzeko eta gainera bi mila hamazazpiko apirilaren hogeita zazpitik lanean ari gara legebiltzar

jaurlaritzari dagozkion arloetan eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamaseigarren puntuagaldera
eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

genero indarkeriari aurre hartuko dion hezkidetzaren bidezko eskolaren eredura eraldatzeari buruz arana andrea zurea da hitza

erkidegoko lehen hezkuntzan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan genero berdintasunari buruzko monografikoa hezkuntza sisteman hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko lehenengo gida planean jasotako eskaera baten ondorioa da

saiakera gisa planteatu da hezkuntza sisteman hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko lehenengo plan estrategikoan helburu nagusiak hauek dira

sexuaren araberako estereotipoak eta rolak alboratuz pertsonan garapen integralean oinarrituko dena ikasleak eta guztietako

heziko dituena eta generoak baldintzatu gabeko orientazio akademiko eta profesionala eskainiko duena berdintasunean eta errespetuan oinarritutako gizartea eraikitzeko duen heziketak duen garrantzia funtsezkoa dela iritsita hezkuntza sailak bultzatuta eta izaera zeharkakoa eta instituzionalarekin erabat

bigarren fasean hezkuntzaren eta berdintasunaren munduko beste eragile batzuen ekarpenak jaso ziren

eskerrik asko uriarte andrea arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko arana andrea uriarte andrea zurea da hitza

arana andrea legegintzaldi honetako hasieran egindako agerraldian adierazi nuen bezala eta

gobernu programan bilduta daukagun eskola inklusiboa ekitatiboa eta berritzailea eta kalitatearen aldetik bikaintasunerantza egiten duen eskolaren aldeko gure konpromisoa betetzeko

da honako hau hezkuntza sailaren lidergo instituzionalarekin lehengo sei hilabeteko honetan lehengo plana ebaluatzeko eta bigarrena lantzeko lantaldea martxan jarri da

lehenengo planarekin egin zen bezala izaera zeharkakoa eta instituzionalarekin ere

hezkuntzaren munduko eragileen ekarpenetarako ere irekita egongo da eta kontuan hartuko ditu modu integralean arauen eremua ikastetxe eta zuzendaritza taldeen deialdi espezifikoak eta hedapenaren eta argitalpen eremuak la colaboración y el

andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina euskal herriko upv ehu unibertsitate publikoak espainiako unibertsitateen arteko rankingean duen
lekuari buruz sémper jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea eguerdi on arratsalde on

sémper jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

hala ere esan beharra dago euskal unibertsitate sistemak bere unibertsitateen bilakaera nolakoa den azaltzen duten adierazle propioak dituela eta bilakaera hori da guk baloratu behar duguna

eskerrik asko uriarte andrea sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna uriarte andrea zurea da hitza

y me preocupa mucho mi universidad también bestalde azken urteetan euskal unibertsitateak irakaskuntzan eta ikerkuntzan aurrera egin duela esan dezakegu hainbat rankingak

hala ere esan beharra dago aipatzen dela analisian erabilitako informazioa ez dela nahikoa izan unibertsitateen arteko aldeak ongi aztertu ahal izateko

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemezortzigarren

armak eramateko posibilitatea mugatzeari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko beltrán de heredia andrea

justifiquen debidamente eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko beltrán de heredia andrea eskerrik asko

beltrán de heredia andrea llanos andrea zurea da hitza